egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu jesarri zuen eser lekuetan mesedez isiltasuna pleno asieraeta

hasteko esan hamabi eta hemezortzi puntuak beste baterako utzi direla gai zerrendako lehenengo puntua galdera juan antonio arieta araunabeña

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina kultur industriak babesteko eusko jaurlaritzaren politiken ildo orokorrei buruz

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on denoi

eskerrik asko arieta araunabeña jauna erantzuteko jaurlaritzaren izenean uriarte andrea zurea da hitza

lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok arieta araunabeña jauna egun on kultur industria sustatzeko ditugun babes politikak

lan ildo desberdinak dira baina aldi berean elkarren osagarriak eta koherenteak gure politiketan ezinbestekoa baita kultur industriak babestea

lehen ildoa sektoreko ehun profesionala indartzea sektorearen barne egitura babestea da kontua hala gobernamendu partekatua profesionalizazioa eta nazioartekotzea ahalbidetzeko musika bulegoaren sorrera sektorearen errestrukturazioaren adibide ona da bertan musikarekin zerikusia duten elkarte profesional guztiak bildu dira baita euskadiko zine aretoren elkartearen sorrera ere halako elkarte bakarra da estatu osoan eta balio kate osora

ere iritsi nahi dugun erakusgarri da la segunda línea

zerga administrazioko zuzendaritzarekin elkarlana areagotu dugu hartara kultura sustatzeko zerga pizgarriak garrantzi handiago izan dezaten zergak koordinatzeko organoan

abiarazi dira ekoizpenaren arlora inbertsio pribatua erakartzeko zerga pizgarriak hain zuzen esparru industrializatuenean batez ere zineman

merkaturako sarbidea lehenbizi gure kultur ekoizpenaren ikusgaitasunaren gain eragiten eta kontsumoa sustatzeko neurriak bultzatzen gure kultur produktuentzat merkatu kuota handiagoa lortzearen alde egiten dugu apustua sektorearekin batera

garatutako politikak dira hala balio kate osoaren gain eragiten dugu hasi sortzaileetatik eta publikotaraino ikuskera global batekin eta argi eta garbi euskadin hala euskaraz nola gaztelaniaz

ardaztuko ikuspegi batetik ikus dezakezue bada bost lan ildo desberdin baina elkarren osagarriak eta helburu berekoak bostak

garapen kulturala ekonomikoa eta sozialaren funtsezko alderdi direnez eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako bigarren puntua

etako ustezko buruzagiei buruz ertzaintzak emandako informazio okerraren gainean arzuaga jauna momentu bat

itxaron orain bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on denoi duela
hiru egunkarik ertzaintzak emandako informazio baten arabera peio ion sánchez mendaza eta ko buruzagitzat jo zuten

segurtasun sailak bere argazkia eta datuak ertzaintzaren webgunean argitaratu ostean berria hedatu zen egun berean sánchez publikoki agertu zen eta argi utzi zuen informazioa faltsua zela goitik behera eta berak bizitza arrunta egiten

inolako harremanik izan gabe segurtasun sailak prentsa ohar bat kaleratu zuen orduan

lotzea nahigabeko akatsa izan zela aitortuz eta hori izan zen

bakarra ziur nago hutsegite larri horrek arduradunak dituela eta benetan uste dut hain hanka sartze handia izanik ardurak garbitu behar direla beraz lehendakari jauna edo beltrán de heredia hemen zaudela hauxe da nire galdera nahikoa da prentsa ohar batez

eragin zaion kalte larria zuzentzea edo erreparatzea zeintzuk dira hau berriro ez errepikatzeko zuek neurriak eta gertutasuneko polizia dela ertzaintza esaten duzuenok nik galdetu nahi dizuet ea gertutasun hori frogatu duzuen

hurbilduz eta sortutako kalteaz arduratzeko ea berarekin harremanetan jarri zareten eta horrek pentsatzen dut erantzun erraza daukala bai

entzun nahi dut eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den beltrán de heredia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

jauna segurtasun sailak hutsegitea onartu egin zuen eta akats batengatik gertatu zela adierazi ulertu dezaket pertsona horren haserrea eta onartu behar dut departamentuak

eskerrik asko arzuaga jauna beltrán de heredia andrea zurea da hitza

eitbn errakuntzarik berriz gerta ez dadin hartu behar diren neurriei buruz unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea lehendakari jauna sailburu jaun andreak

del terrorismo bestalde akatsa jo duzu

eta gure esku dago ekitaldia aipatu duzu adibide giza esan duzun

ekitaldiak oihartzun sozial eta mediatiko handia izan zuela eitbn soilik ez unzalu jauna euskadin argitaratuko egunkari guztien azal eta izenburua hartu zituen

gizarte demokratiko eta anitz batean bizi gara eta horren sordun gara gobernu garen heinean

prest egon behar dugu bada egoera oro demokrazia eta aniztasun horren arabera kudeatzeko eta errealitatea onartzeko gai izateko ondo dakizu gure erakundeari dagokiola adierazpen askatuduna eta informazioa libreki komunikatzeko eta jasotzeko eskubidea zaintzen

eskakizunei jarraikiz betetzeko horretarako printzipio orokor batzuen gidatzen dute eitbren jarduna besteak beste

utz diezaiegun telebista katearen zuzendaritzari eta lan taldeari

erakunde hori sortzeko legean ezarritako printzipioei jarraikiz eta gidalerro profesionalak kontuan hartuta eskerrik asko uriarte andrea unzalu jauna zurea da hitza

aurretik ere esan dudan moduan lan estrategikoan berariaz jaso dira batetik nagusiki

eta bestetik terrorismoari zilegitasuna kentzeko konpromisoa eitbko zuzendaritzak berak adierazi zuen ohar bat argitara emanez

etak eragindako indarkeria eta konpromiso sendoa duela indarkeria hori jasan duten guztiei zor zaien elkartasunarekin eta laguntzarekin

uste osoa du konpromiso horretan eskerrik asko

gai zerrendako laugarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzako segurtasun sailburuordeak parisko biktimen omenaldian egindako adierazpenei buruz

eskerrik asko presidente andrea señora llanos

isiltasuna mesedez gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina segurtasun sailburuordeak terrorismo jihadistaren eta eta bandaren terrorismoaren arteko

denoi isilik egotea tokatzen ez zaizuen bitartean

mesedez hitz egiten ari denean hemen pertsona bat parlamentari bat edo sailburu bat edo lehendakariak berak mesedez gainerakoei errespetua eskatzen dizuet

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina jihadismoaren aurkako itunari buruz llanos andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on ha sido en la última

de nuestro país euskadi eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera bixen itxaso
gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadiko jabekideen

erkidegoetan ez ordaintzeak dituzten finantza erakundeen zerrenda argitaratzeari buruz itxaso jauna

eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on ondo dakizun moduan itxaso jauna iaz legez besteko proposamen bat onartu zen eta azken puntuan eusko jaurlaritzari publiko eginarazten zitzaion finantza erakundeen ez ordainketak euskal jabegoen komunitateetan

eskerrik asko itsaso jauna berankortasunari buruzko lehen txostena egin eta gero etxebizitzaren euskal behatokia bigarren azter lana bukatzen ari da eta informazio bide berdera erabiltzen du horrek

eskerrik asko toña jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina etako kideei dagozkien zigorrak murriztearren espediente akademikoak faltsutzeari buruz maneiro jauna

a covite gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina meza telebistaz erretransmititzeari buruz

señor maneiro hasteko kontu bat zehaztu nahiko nuke zuk egindako eta antzeko galderaren edukiaren inguruan

galderak eta horien erantzunak esaldian aipatutakoaren iritzi pertsonala galdetzen bada ere

etb modu autonomoan funtzionatzen du irizpide profesionalei jarraikiz

eta eusko jaurlaritzak ez du inola ere ez etbren zereginetan sartu nahi

maneiro jauna benetan uste dut guztia ez dela edo zuri edo beltz emisioa jarraitzen duen ikusle kopurua ez da saio hori emankizun programan egoteko justifikatzeko adina

ez eta hiru hamarkadez jarraian emititu izana ere programa ez eta hiru faktore horien batura ere

dakizuen bezala administrazio kontseiluak etbko programazioaren ildo nagusiak ezagutzen ditu

uriarte anderea hamaseigarren puntua beste baterako utzi da

gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina aernnovako langileak enpresak erregulazio espedientea kendu ondoren geratu diren egoerari buruz

egun on guztioi lehenik eta behin ongi etorria eta agurrik beroenak gaur aernnovatik etorri diren langileei

instituzioak mugiarazteko erakutsi duzuen gaitasuna izan da aernnovako zuzendaritza atzera egitera behartu duena

enpresa behartu duzuenok erregulazio espedientea erretiratzea hala ere

arazoak bere horretan jarraitzen du enpresak bereari eutsi egiten dio oraindik enpresak langileak kaleratu nahi ditu oraindik

eraman nahi ditu oraindik horregatik aurkeztu dugu hemen interpelazio hau kezkatuta gaudelako beldur garelako hemendik hilabete batzuetara

horregatik jakin nahi dugu zer egingo duen jaurlaritzak arrisku hori saihesteko zein asmo duen arantza tapia sailburuak

duinak bermatzeko uste dut gainera gaur egunik onena dela hori galdetzeko

aste honetan bertan bildu delako aernnovako buruarekin lópez gandásegui jaunarekin ondo dago eta hala aitortzen dizut sailburu enpresarekin biltzea eta euren planteamendua ezagutzea zuzena da

jakin nahiko nuke ea zu zeu edo zure departamentua langileen ordezkariekin ere bildu zareten aste honetan espedientea kendu zenetik denbora behintzat egon da horiek gero argituko didazulakoan

heldu nahi diot jaurlaritzak berak emandako informazioaren arabera

arabarekin eta euskadirekin zer esango dizut

ez da nahikoa konpromisoak hitzak zehaztu eta gauzatu behar dira zertan gauzatuko da aernnovaren konpromiso teoriko hori azaldu dezakezu zein dira enpresak jaurlaritzarekin hartu dituen konpromiso zehatzak

jaurlaritzak enpresarekin hartutakoak hartu baldin baditu azalpen horiek guztiak eman behar dizkiozu legebiltzar honi hori da pentsatzen duguna

bestela hala egiten ez baduzu guztiok pentsatu beharko dugu jaurlaritza aernnovaren publizista bihurtu dela eta prentsa oharrak kaleratzen dituela enpresaren aurpegia zuritzeko eh bildun uste dugu

ate bat ireki duela guztiok irakatsi dugula enpresekiko enpresa handiekiko bereziki harreman eredua aldatu daitekeela zenbat aldiz entzun dugu

esku hartu enpresen eta langileen arteko harremanetan eremu pribatua dela gehiegitan aernnovan argi geratu da hori

instituzioek ez dutela halabeharrez neutralak izan behar enpresek langileak kaleratzea planteatzen dutenean

faltsu hori mantendu behar irakatsi digu ere jendarte osoak

bat egiten dugunean gauzak aldatu ditzakegula eta enpresak beste modu batez jokatzera behartu ditzakegula horregatik

zergatik orain bai eta lehen ez zergatik onartu ditu orain arte ez bururik eta ez hankarik ez zuten erregulazio espedienteak zenbat komite enpresa pasa dira hemendik laguntza eta babesa eskatzen zerrenda oso luzea da

sailburuak jaurlaritzak ere asko ezinezkoak izango ziren eta ziurrenik langile askok ez zuten euren lanpostua galduko aernnovari dagokionez jaurlaritzaren ardura ez da amaitu enpresaren txantaila salatu eta gero ez da amaitu

dagokio enpresaren planen gaineko kontrol eta jarraipen zorrotza egitea bestela hilabete batzuen barru beste

mahai gainean jaurlaritza ezin da lehen esan dudan bezala gaizki ulertutako ohiko neutraltasunera itzuli langileen egin behar du aktiboa izan behar du langileen alde ez da ondo hasi ez baldin bada beraiekin bildu espero dut argitzea hori ere eta horrek esan nahi du instituzioek enpresekiko harreman eredua aldatu behar dela ere bai ez du balio eredu bat non

enpresari konpromiso argiak hartzea behartu gabe onartezina da enpresa batek

kasu honetan milioiak eta milioiak jasotzea eta orain araban ehun eta hogeita hamar lanpostu suntsitu nahi izatea toledon beste horrenbeste sortzeko

eta burtsara ateratzeko asmoa iragarri duenean harreman eredu berria behar dugu jakin nahi dugu sailburuak ere

gogoeta honekin gure ustez beste eredu bat behar dugu beste oinarri batekin oinarri argia

jarduera produktiboaren jarraipena bermatuz lanpostu guztiak ziurtatuz

diru publikoa oparitzea enpresek konpromiso argiak hartzen

baldintza argiak diot berriro ere ipini behar zaizkie laguntza publikoak bai baina argi utzita guztion dirua jasotzen duten enpresek ez dutela egingo ez deslokalizaziorik ez despidorik

eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

betiko nahasketan gabiltza jaurlaritzaren lana eta eginkizuna gauza bat da eta beste bat da

enpresari zuzendaritza eta langileen artekoak eta hori berriro diot erabat pribatuak dira jaurlaritzak bere lana dauka baina hori beste gauza bat da

uste dut entzun didazuela behin baino gehiagotan zein den nire iritzia beraz ez da gaur aipatuko dudana edo aipatzera noana baizik eta beti aipatu dudana hasteko hala ere aernnovari buruz ari gara eta aernnovak behin baino gehiagotan esan dut gainera ez da bakarrik berantevillako planta zortzi estatutan

eta horietakoak ehuneko hogeita bosta ingeniaritzakoak dira

taldea osoak burulan enpresa oraintxe erosi du eta

horietako batzuek laurehun eta berrogei berantevillako plantan aurreko batean ere aipatu genuen bezala enpresa guztia da talde osoa da

egitura metal mekanikoak egiten ditu eta bost urteetan

ehuneko laurogeita hamarak jasan ditu ereak erregulazio espedienteak beraz badirudi zerbait gertatzen dela enpresa honetan

hogeita hamar lan karga jaitsi da urte hauetan bost ere aurkeztu dira bost horietatik lau esparru juridikora eraman dira eta esparru juridikoan gainera enpresari eman zaio

babesa eta baiezkoa beraz hor badago zerbait ez bakarrik orain aztertu behar zena baizik eta urteetan zehar aztertu behar zena egitura metal mekanikoak egiten diren planta horietan muntaia planta horietan lan karga arazoa dago baina gure ustez

horri heldu behar dio enpresak eta langileak talde osoak duela gutxi egia da enpresak gainera hainbat gauza aipatuz ehun eta hogeita hamar lanpostu eteteko asmoa aurkeztu zuela

erregulazio espedientea aspalditik

benetan ez duzu erantzun ez duzu erantzun egindako

gandásegui jaunarekin izandako bileran hartutako konpromisoa

lanean jarraitzeko konpromisoa eta horrek eramaten dizu esatera jaso duzula enpresaren aldetik

arabarekiko konpromisoa benetan lotsagarria hori bakarrik baldin bada

eta hartutako konpromisoa zero patatero kezkatuta egoteko arrazoi guztia dute langileek eta gaurtik aurrera oraindik pixka bat gehiago hori horrela baldin bada zerbait gehiago baldin badago gustatuko litzaiguke bigarren zatian aipatzea zeren eta iruditzen zaigu

ez dela hori ez nahiko eta ez bidea eta jarraituko dut zer proposatu zion

proposatu zion sailburuak ze neurri zeren nik uste dut beharrezkoa dela hori ere ezagutzea eta jakitea

modu berean enpresa ere ez da bildu azken aste honetan horrek ere asko esaten digu gai honen inguruan zergatik erea

eta ze etorkizun egon daitekeen hemendik aurrera baina jaurlaritza bildu ez izana larriagoa iruditzen zaigu oraindik eta jakin nahiko nuke

gutxi beraiek kezkatuta daudenean azkenean zuk hemen aipatu duzu berantevillan

ez bakarrik lan karga baina denok dakigu enpresa hori poliki poliki deslokalizazioaren bidez lan karga beste leku batzuetara joan dela eta

eta zuk zeuk esan duzu ez dakit zenbat milioi jaso dituen enpresak baina horietatik berantevillan oso gutxi gelditu direla eta jaurlaritza ez da arduratu horretaz

ez da arduratzen uste dut arrazoiak egon direla eta badaudela horretarako legebiltzar honetan onartuta dago langileen inguruan uste dut izan zela enplegua eta pobreziaren inguruko monografikoan protokolo bat

zailtasunak dituzten enpresen egoera bideratzeko jaurlaritzak protokolo berezia indarrean jar dezala horretan jaurlaritzak bere tresneria eta bitarteko guztiak langileen edota langile batzordeen esku jarriko ditu aholkularitza juridikoa

eta eurekin batera egoera aztertzeko eta irtenbideak lantzeko konpromisoa hartuko du horretaz gain

jasotzeko bermea eta bideragarritasun planak egiteko aukera eta horietarako laguntza bideak ere jasoko dira betetzeko ordua da

kasu honetan eta beste kasu askotan sumatzen dugu gaur ere ez bakarrik sumatu zuk zeuk esan duzu berriro ere neutraltasun horretara zoazela berriro ere

eramaten duzula eta gu ez gatoz bat izango da bi iritzi desberdinak ditugula baina zoritxarrez esparru pribatu hori ez da hain pribatua

dituzunean hori ez dago gaizki berez baina ez dugu ikusten argazki bat bera ere gaizki pasatzen ari diren langileekin kasu honetan

beste batzuk ere bai atzo bertan candyko langileak

berriro ere utzi dituelako ezer gabe guk uste dugu badela ordua eredu hori aldatzeko eta bada ordua beste

diru publikoa nahiz eta eman gauza baterako edo besterako

hori dena kontrolatu egin behar da eta baldintzak ipini behar dira eskerrik asko

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

ezer ere egin nik uste dut nahiko argi utzi dudala non dauden arazoak eta uste dut orain tokatzen zitzaigula

enpresarekin biltzea eta ikustea enpresarioarekin zein diren arazoak eta guk nola ikusten ditugun arazo horiek hor dago berak erabaki du ere bat planteatzea eta guk transmititu behar genuen zer egin baina hori zen gure helburua eta hori da egin behar dena

honekiko euskadirekiko konpromisoa zela aipatzen zuena berak zer esaten zuen deslokalizaziorik ez zegoela eta ez dago gainera

hori ere ez didazu entzun euskadin hamar enpresa daude mila bostehun langilerekin beraz ez bakarrik

eta baita ere lehiakortasuna beharko zutenak zergatik batzuei bai eta beste batzuei ez enpresak erabaki behar du eta gure ustez kasu honetan hori zen jarri genuena mahai gainean enpresa honek lehiakortasun arazoak baldin baditu plantea itzazu zein diren

ez bakarrik erea hori zen gure planteamendua hasiera hasieratik eta hori jarraitzen du izaten eta horretarako badaude laguntzeko eta bitartekaritza egiteko baina inolaz ere agian da esan duzun bezala eredua ez dugulako berdina enpresa pribatuak dira eta enpresarioak eta langileak eremu pribatuan mugitzen dira beste gauza bat da beti esaten duguna jaurlaritzak eta instituzioek

eta esaten dugu beti laguntzen ibili behar dugula ez bere lekua hartzen inoiz ere ez hori ez da bere lekua zenbat eta zenbat enpresa jasotzen ditugu ez enpresa

ez bakarrik lehiakortasunaren ikuspegitik baizik eta lan harremanetan dituzten arazoak eta horiek ere askotan pasatzen dira inork jakin gabe askotan ez gehienetan

bakoitzari irtenbideak eta hori da gure lana eta jarraituko dugu zeren benetan sinesten dugu herri honetan enpresak daudela

batzutan era hobean eta beste batzutan hobetu beharrean noski guk bezala eta langileek bezala guztion artean egin behar delako eta inoiz ere ez gaituzu topatuko

langileen batzordea benetan ez gara jasokok ditugu eta lan egingo dugu batzuekin eta besteekin

batzordeak du bere lana eta protokoloa eskatzen duzunean mesedez

nik aipatu ditut behin baino gehiagotan zein diren protokoloak laguntzeko zein diren gure eginkizunak eta nola lan egiten dugun eta hori zeharo lerrokatuta hitzez eta idatziz bidali dut legebiltzar honetara baina berriro ere bidali dezaket

eta zer egiten den logikoki herri guztietan eta zer ezin den egin arrondo andrea nahiz eta zuk pentsatu egin daitekeela gauza batzuk egiten dira eta beste batzuk ez neutraltasuna ez bakoitzak egin behar duena egin behar du eta bakoitzak ditu bere eginbeharrak betebeharrak derechos y deberes

gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina merkataritza txikiaren sektorea azken boladan pairatzen ari den egoera larriari

egun on guztioi gaur ospatzen dugu

eta norbaitek ez badaki azalduko dut gutxi gorabehera zer den da gauza bat halloween eta thanks giving dayren ondoren egiten dena gauza gehiago saltzeko

hezkuntza edo kultura batzordean jorratu beharko dute nik helduko diot gaiari

egia da ospakizun hau edo data hau egiten dela batez ere merkataritza handiaren zerbitzua hauek erosoagoa sentitzen dira

handiagoa direlako eta bere maniobra gaitasuna handiagoa delako baina oso esanguratsua da ikustea nola gure eremu geografikoan ere horrelako ospakizuna edo horrelako proposamena sekulako arrakasta eduki du eta nola ere

asmoarekin guk ez dugu bultzatzen kontsumismoa eta kontsumismoaren inguruko egindako ospakizunak guk bultzatzen dugu kontsumo eredu orekatu bat uste dugu

gakoa baina ulertzen dugu gure merkatariek saltzeko beharra daukatela eta edozein gauzari heltzen diote apur bat gehiago saltzeko

begiratzen baditugu pentsatuko genuke ondorioztatuko genuke arrazoiak direla ordutegien arrazoiak zer egiten ari diren neurri gehienak ba hortik doaz ordutegiak

ordu gehiago irekita edukitzeko dendak eta beraz ematen du arazoa hor dagoela baina arazoa ez dago hor arazo

sektoreari eragiten dizkiotenak krisi garai honetan ikusten dugu nola hasierako noraeza epe labur baten ondoren aberatsek nagusiek benetan kontrolatzen dutenek birbideratu dute

dagokien norabidea sendo eta norabide hori da aberatsentzat gehiago eta gehiengoarentzat gutxiago banaketa ekonomikoa gero eta injustuagoa da

gaitasun ekonomiko txikiagoa daukate eta horrek eragiten dio nola ez kontsumoari zeren kontsumitzaileak izan behar direnak ez daukate kontsumitzeko behar dituzten baliabideak

eta langileengan krisiaren sama jartzeko norabidea daukate

jendeak edukiko du erosmen ahalmena eta horren ondorioz kontsumo orekatu bat eta proportzionatua jendearen beharrak asetzeko behar dugun kontsumoa egongo litzateke fiscalidad progresiva empleo estable salarios justos horiek dira neurri makroekonomikoak eta ez du ematen ez gasteizko

politikak bultzatzen ari direnik baina esaten nuen erosmen ahalmena egin da kontsumo gaitasuna murriztu egin da kontsumoa murriztu egin da

sektore osoan errealitatea homogeneoa denik hor ere badaude handiak eta badaude txikiak askotan handiak aipatzen dugunean pentsatzen dugu denak boteretsuak direla

lanpostu asko eta problematika espezifiko bat eta hor ere

merkatal gune handien jabeak edo bertako langileak eta bertako langileek ere paper oso positiboa

egunerokotasunean bere lan baldintzei aurre egiten sektore honetan prekariezazioa esplotazioa behin behineko lana eta lan partziala oso hedatuta daudelako eta zoriondu behar da

eskubideak defendatzeko eta egon behar dira ere

behar espezifiko batzuk asetzeko baina era proportzional eta orekatu batean eta gaur egun bultzatzen diren politikoen ondorioz gehiago babesten dira handiak eta txikiak

txikiak babestu behar direla esaten dugunean ez dugu esaten arrazoi sentimentalengatik

uste dut merkataritza txikiak balio erantsia daukala herriei eta hiriei bizitza ematen die argiz mugimenduz betetzen ditu hiriak eta espazio publikoak nortasun propioa eta espezifikoa ematen dio paisaia urbanoari tokiko produktuei merkaturatzeko aukera ematen die zirkuitu laburrak indartzeko aukerak ere produktuen eskaintza aberasten du

hau da ez gaude sentimentalismo hutsaz hitz egiten balio erantsia badago ere merkataritza txikian eta horregatik politika espezifikoak sektore hau babesteko eman behar dira baina lehen aipatu ba ditugu maila makroekonomikoan egiten diren politika desegokiak

uste dugu gobernu ezberdinek behar den kontrako norabidetik bultzatzen ari direla adibidez aipatuko ditut azken boladan egondako neurri inportante bat neurri legegile inportanteak merkataritza sektoreko

onartezina dela eta benetan iraingarria sektoreak ere badauzka arazo espezifikoak por supuesto que hay otros problemas

eskerrik asko presidente anderea casanova jauna eusko

banaketaren inguruan zer gertatzen den krisialdiak eragin du noski beste sektoreetan bezala

hainbat eta hainbat gauza gertatu dira kaltegarriak izan direnak beraien jarduera ekonomikoarentzat ez bakarrik beraiek egiten zutenagatik baizik eta esan duzun bezala besteei ere eragin dienez azkenean erosketa gutxiago egin dira eta beraz

are gehiago txikiak esango genuke txikizkako

gehiago sufritzen du besteak baino eskaria txikiagotzen denean gehiago hurbilago daudelako gure hirietan baita ere egia da aipatzen zenuen zuk zeuk ere nolabait badaudela denda handiak edo merkataritza gune handiagoak direnak eta

hiriguneetatik eta merkataritzari kalte egiteaz gain hiriguneei eta bere bizitzei ere kalte egiten diete eta hori ere kontutan izan beharrekoa da baina

baita ere kontutan izanik aipatu duzun bezala zuk zeuk erosteko gaitasuna dugunok eta posible dugunok era batera edo bestera egitea zeren azkenean guregan ere hartu behar dugu nolabait halako

egiten dugula era desberdinetan eta merkataritza elektronikoa adibidez gero eta

azken urteetan ehuneko hamabost inguru igo da horrek zer suposatu du ba isilean zaratarik egin gabe gure

guneak birmoldaketa isil batean aritu direla urte hauetan zehar eta hori ere esan beharra dago nolabait aritu dira poliki poliki

nolabait gertatzen ari denari lotzen eta egokitzen eta hori isilik berriro diot eta lanean poliki poliki saltoki horiek dira une honetan lehiakortasuna

noski hori ere esan beharra dago ez bakarrik handiak txiki horiek ere ari direlako izugarrizko lana egiten baina horiek

baita ere hori badakizu merkataritzako zuzendaritzak baduela ekintza plan bat non zehazki aipatzen diren hiru neurri bata barne merkatua indartzea eta ondasun eta zerbitzu merkatuetan erreforma garrantzitsuak egitea udalerrietako merkataritza jarduera sustatzea eta beraiekin

merkataritza jarduera dinamizatzeko tokiko estrategiak garatzea hori ere hor dago eta horretan ari gara helburu horiekin ari da martxan zuzendaritza

enpresen arteko lankidetza sustatzeko beste sektoreetan egiten den bezala eta

ezaguera merkataritza elektronikoan aritzeko edo berrikuntzak sustatzeko edo azken finean hobekuntzak eta aldaketa batzuk gure merkataritza sektorean ere sartzeko

casanova jauna tapia andrea eskerrik asko

que ya se están haciendo eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

eta lehiakortasuneko sailburuari egina abeltzaintzarako